eskerrik asko presidente andrea arrastion denori mozio honi dagokion interpelazioan

besteak beste esan zituen hauek beti esan dugu bai lehendakaria berak eta nik eusko jaurlaritzak aintzat hartzen dituela

beti esan dugu argi eta garbi ponentziaren gomendioak kontutan izango genituela eta horrela egin dugu negoziaketaren hasiera hasieratik

euskal administrazioen batasuna eta adostasuna alde batetik eta guggenheim museoaren errealitatea hogei urteko ibilbide

eskerrik asko eskerrik asko arieta araunabeña jauna erantzunen txandara pasatuz reyes jauna zurea da hitza isiltasuna mesedez

está claro eskerrik asko reyes jauna euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

breñas andereak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

bototara jarriko dugu reyes martín jaunaren mozioa bozkatu dezakegu

hirurogeita zazpi eman dugu bozka hirurogeita zazpi bai aho batez onartu da gai zerrenda agortu denez